neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi

eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria lópez de munain zurea da hitza

ez da inondik inora porrot egin zuen proiektu bat hirikok bete egin zituen sortu zeneko helburuak alegia diru publiko xahutzea eaj ren inguruko

esaten dugu hala ere ebidentziak hor egon arren eajk jarraitzen du esaten gai hau helburu elektoralista ekin erabili egiten ari garela

erantzunik ez izaten eta erantzunik ematen saiatzen zareten arren erantzun horrek ez du

zuen behin eta berriro proiektua defendatzen jakin bazekien arren hutsa zela zein da jarrera hori izateko arrazoia ez dago besterik etekin atera zutenak bere alderdikoak direla alegia

continuada gaur ez ditugu berriro ere izenak banan banan errepasatuko gaur ez da hori egiteko eguna gainera

baina komeni da gogoraztea proiektuaren arduradun nagusienetako bat luis miguel macías

macías jaunak hain zuzen eajren kargu gisa dimisioa aurkeztu zuen abenduan ustezko beste ustelkeria kasu batekin zeukan harremana dela eta

hara zuk berriro hona ekarritako kontu honetan gai honi buruzko azken interpelaziotik hona ez dago ezer berririk baina bai ikerketa batzordetik guztiok dakigunez fiskaltzaren esku hartzea izan da epaitegira bidali da eta horrek balio dizu noski zure purrustada berriro aireratzeko mire en nombre de personas

eta nik berriro esango dizut fiskal batek egiten duena zalantzan jarri gabe el proyecto

ez betetzearen ondorioz eta hemen esaten ari naizena hau arantza tapia sailburuak esan zuen duela hilabete baino gutxiago

berdina esan dezaket diru laguntzak itzultzea eskatzeari buruz jaurlaritzak jakin baldin badaki berak emandako dirua erabili egin dela baita diru

esta transaccional gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna lópez de munain jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna puntuka taldeak

arazorik eztabaida amaituta bozketara sartuko gara eta lehen erdibidekoaren mistoa upydek eta euskal sozialista sinatu duten erdibidekoaren lehen puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita bost bai

bi eta hiru puntuak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamabi bai aho batez onartu dira bi eta

jarraian gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena ertzaintzak erabilitako gomazko pilotak galarazteko eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda arzuaga jauna

andrea eguerdi on legebiltzarkideok manu cabacas fina liceranzu xabier irazusta mikel quintela joseba nafarrete eta gomazko piloten

ongi etorriak zortzi arrazoi emango ditut legebiltzar honek pilotak debekatu ditzan lehenik eta behin material hau hilgarria delako letala delako eta hala frogatu delako

ondorioz jose luis aristizabal eta isidro susperregi mila bederatziehun eta hirurogeita hamairuan luis santamaria mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpiko maiatzean iruñean

ondorioz ertzaintzak atentatutako bokatzek rosa zarra hil zuen

manifestazio batean iñigo cabacas gaztea ere euskal polizia autonomikoak

pilotakada batek buruan eragin zion zauriagatik zendu zen bi mila hamabiko apirilak bostean

bere familiarrekin galera horren hirugarren urteurrenean euren mina euren sufrimendua konpartitzen genuen

zauritu suertatu dira gomazko piloten erasotik bizirik atera direnak

direnak hamairu gutxienez begia galdu zuten garcía lasa leiza boyero mayone quintela horiek dira euren abizen batzuk beste asko eta asko era guztietako zauriak sufritu dituzte

hezurren apurdura kontusio larriak errealitateak erakusten digunez

kontsideratutako material honek herritarren osotasun fisikoarentzako arrisku larria suposatu dute

cabacas auzia aztertzen duen auzitegiak eskatuta poliziaren kriminalistikako unitate zentralak egindako txosten batek esaten zuen

beste pilotakada baten indarra zuzenean jaurtirik edo errebotez nahiko da

apurtzeko ez dugu txosten beharrik errealitateak horrela frogatzen digulako dos

más o menos vital va a impactar hirugarren argudioa agian inoiz ez ziren egon baina gaur egun ez dago inolako arrazoirik

intentsitate eta kantitatean jaitsi da herri honetan pozteko berri bat izan beharko zuena antza nostalgiaz hartzen dute

horrekiko duen lotura efektiboa adierazten duenez egunerokotasun arrazoi horrengatik antza denez beste material bat eskuratu zuen seguritate sailak

galdera batean sailak esan zuen material berri honek

baztertuko zituela material berri honen alde sailak esaten zuen aukeratutako

zehatzagoak direla erabiltzaileak aurrikusten ez dituen ondorio kaltegarriak ekiditen dituztela eta kalte gutxiago ematen dutela hau da zehatzagoa seguruagoa eta ez horren kaltegarriagoa zertarako behar dute beraz

alderatuta zehatza ez den segurua ez den eta kalte gehiago sortarazten duen gomazko piloten jaurtitzaileak

bi urte pasa dira foamezko bala horiek eta jaurtitzaileak eskuratu zirenetik ez dugu guztiz babesten material hori oraindik ez baitugu

bere ondorioetaz baina bai esan dezakegu konparaketan nahiko ematen dutela seguritate saiak gomazko pilotak bazter ditzan guztiz

irreparable más víctimas seigarrena gure inguruan gomazko pilotak desagertzen ari direlako europa osoan istiluen kontrako horrelako materiala desagertzen ari da espainiar estatuan eta portugalen baino erabiltzen gaur egun ez dugu motiborik pentsatzeko gaur egun euskal herrian konfrontazio sozio politiko handiagoa dugunik europako beste lekuetan baino katalunian emandako urratsa esanguratsua da eredugarria

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkariak gallastegui andrea zurea da hitza

de este parlamento gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den
llanos anderea zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi logikoki eta nola ez errespetatzen dugu talde bakoitzak erabakitzen du noiz ekarri bere proposamena bilkurara baina guk

eh bilduk egingo zuena nahiz eta legez besteko proposamena iragan otsailaren hogeita zazpian aurkeztu jakin bagenekien noiz ekarriko zuten bilkura iñigo cabacasen heriotzaren datatik ahalik eta gertuen eta

bakoitzak atera ditzala bere ondorioak dicho esto

turno eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea pentsatu dut momentu batez agian eajk

zuela usteak erdi ustel un verdadero

señores del pnv isiltasuna arzuaga jauna mesedez momentutxo bat

eskerrik asko gallastegui anderea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

aldatzeko murriztu hitza debekatze hitzagatik eta beste bat maneiro jaunaren partetik murriztu hitza baztertze hitza aldatzeko horretaz hitz egin ahal izateko errezeso bat eskatzen dizut

emendakinaren sinatzaileak ados zaudete maneiro jauna

ez dago bale hori zen eztabaida amaitu da eta bototara jarriko dugu

eztabaida eta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko testua ez da onartu jarraian mistoa upyd eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita hamairu bai hemeretzi ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartua geratu da osoko bilkura eteten dut